egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eta amabost puntuak beste baterako utzi direla

galdera iñigo iturrate ibarra euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina nafarroako foru gobernuko presidentearekin izandako bilerari buruz

bilera ofiziala egin zenuten zuk zeuk lehendakari eta nafarroako foru gobernuko presidenteak

bere aurretik ikusmin handia sortua zen izan ere urte askoren ondoren lehen aldiz elkartuko ziren bi buruzagiak elkarrekiko benetako errespeturako eta elkarlanerako borondatez agerikoak dira

komunitatea batzen gaituzten gai ugariak historia kultura

lehendakari jauna zein da nafarroako foru gobernuko presidentearekin izandako elkarrizketaren

eta zeintzuk dira balizko akordioak eta elkarrekin garatu daitezkeen proiektuak eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzar buru anderea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok

nafarroako gobernuko presidentearekin izandako bilera positiboa izan da aurreneko lan bilera izan zen eta asko eman zuen hala esan behar dut positiboa diot historia kultura eta errealitate sozial bertsua duten

asko eman duela diot bion ardurako gaiak elkarrekin aztertu genituelako

aurrera egin nahi dugu aurrera egin eta erakundeen arteko harremanak sendotu nahi dugu bion arteko elkarlana zabaltzeko aukera paregabea daukagu eta ekonomia politika kultura eta gizarte gaietan ere

bilera hartako ondorio zehatz batzuk jakinarazteko moduan naiz

bi gobernuok jakitun gara premia daukagula auzoko harreman ona edukitzeko gure herritarron bizi kalitatearen mesederako izango dela badakigu eta

ikusten dugu europan ere elkarlanean aritu behar dugula iritzi diogu hala guk akitaniarekin batera osatzen dugun euro eskualdean sartzeko gogoa adierazi digu nafarroak

pello urizar karetxe eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskal herriaren estatus politikoari buruz urizar jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea eskerrik asko egun on denori lehendakari

zure ahotik zu zeuk esandako adierazpen batzuek non

espainiak katalunian eta euskadin arazo bat daukala esaten zenuen gure ustez kontraesankorrak direla uste dugu

adierazpen batzuekin eta hortaz hurrengo galdera luzatzen dizugu espainiar estatuari aldebikotasuna eskatzea bide antzua dela ikusirik eta hori

zein da zure iritziz espainiar estatuak euskal herrian duen arazoa

uko egiten badiogu eskerrik asko urizar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

galderan katalunia jartzen didazu ispilu bezala eta zioan aipatzen duzunaren haritik hasita nik galdera bat egingo nizuke

seguru al zaude nik dakidanez hauteskundeen ondoren

elkarrizketa eta negoziazio bide berri bat ireki nahi du estatuarekin alde bakarreko erabakirik ez da hartu dena den egia da eta hala esan egin dut aspaldi ere espainiar estatuak bi arazo dituela esan dudala

eta baita hemen ere egia da baita ere hemen herri bat dagoela etorkizuna libre eta demokratikoki erabaki nahi duena eta are gehiago

euskal herritarrek autodeterminazio eskubidea dutela onartu egin du gure aldeko botoarekin gainera hori guztia egia da eta horrela adierazi dut baina hemen bertan duela astebete adierazitako beste esaldi bat ere ekarriko dut gogora

etorkizuna diseinatzeko garaian planteamendu adostu eta integratzaile batean oinarritzearen alde egiten dut etorkizun horren oinarria itundua eta barne hartzailea izanik hala dio esaldiak hitz hauek erabili zituen kataluniako presidenteak berak igande gauean cohesión

y concordia hemen aukera dugu paregabea legebiltzarretik planteamendu adostu bat proposatzeko eta aukera hori lantzea dagokigu orain ziur naiz barne adostasun zabala lortzen badugu lortuko dugunaz ondoren itun politiko berri bat gure etorkizunerako eskerrik asko

zurea da hitza mahaiburu andrea

lehendakari aldebikotasunean eta aldebakartasunean hitz jokoak egitea ondo dago baina nik uste det argi utzi behar dugula espainiak ez daukala inongo arazorik

euskal herriarekin zuk egindako proposamena bada hau da aldebikotasuna

bide bakarra eskoziak egindako bidea egokia dela guk ere nahiko genuke baina ezin diogu gizarteari iruzur

eta katalunian ikusi bezala berriz ere erreferentzia

erabakitzeko eskubidea ez du onartzen ez du bere parametroetatik egongo den ezer ezeri buruz adostasunik bilatuko ezta hitz egitera ere eseriko

aurreko ostegunean argi eta garbi adierazi zizuten pareko bankadatik

lehendakari espainiak ez du arazorik izango euskal herriarekin aldebakartasunari uko egiten

aldebikotasuna muga bezala ezartzeak beto eskubidea ematen dio espainiar estatuari eta hori berak ongi daki guk ongi dakigu baina zuk ere oso ongi dakizu

benetan arazoa euskal herritarrok daukagu eta hori argi eta garbi esan behar dugu arazoa guk daukagu zeren eta eaj eta eusko jaurlaritza etengabe atzera pausotan

orain arte eta ez dugu orain urruti joan behar alderdi eguneko independentismo ohituta gintuzuen gutxienez urtean behin

baina jada ezta hori ere aurten elkar aitortzan oinarritutako batasunean sinesten zenuela esan zenuen hitzetik

erabilitako hitzak eta larriena adierazpen honetan da azentua

eskoziarrek independentzia aukeratu zutela alboratuz

agian arazo nagusiena ez da madrilek erabakitzeko eskubidea ukatzea

duzula da erabakitze eskubideari mugak jarriz eta guk ezin diogu

aldebikotasuna muga bezala erabiliaz aldebakartasuna alboratuz

kataluniak bere bidea egiten ari dela ikusten dugu eta kataluniak aldebikotasunari ateak ireki dizkio

madrilek ez dituela ate horiek zabalik mantentzen eta guk hori

eskerrik asko urizar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea urizar jauna berriz galdetzen dizut zuk uste duzu kataluniak aldebakartasuneko bidea jarraituko duela

benetan erantzun diezadazun bai

ez gallegoarena ez urizar jauna mesedez isiltasuna zuk aldebakartasunarena eta aldebikotasunarena kontrajarrian jarri nahi dituzu eta

bat nator eta hemen gaude gure prozesua egin behar dugu guztiok

guztiok zuok barne eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua

etxebizitza arloko eskumenak espainiako gobernuaren aurrean defendatzeko hartu diren neurriei buruz itxaso jauna zurea da hitza gracias presidenta

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina foru nazioa terminoari buruz maneiro jauna zurea da hitza

y respetados eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko udalek terrorismoaren biktimei egingo

erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina klientelismoa saihesteko hurrengo gardentasun legearen

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea hombre señora llanos

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina
abiapuntu eta topagunea izango den askatasuna eta bizikidetza izeneko lantalde berri baten lidergoari heltzeari buruz

hori jarri nahi dugu mahia gainean gaur guztion

entre todos la suma de todos etorkizun hori eraikitzeko elkarbizitza eta askatasuna bultzatu behar ditugu baina horretarako ezker abertzaleak oinarri etiko batzuk

guztion artean garatuko ponentzia proposatu nahi dugu gaur ponentzia irekia

gauza bakarra eskatzen dugu ponentzia honetako talde guztiek hiltzea gaizki egon zela dagoela eta egongo dela argi eta garbi

muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

esandakoa niri zuzenduta dagoen benetan ala

zuzenduta dagoen zehatz nolanahi ere

agurtu egiten dut eta modu onean gainera erabilitako hitzak eta nola erabilitakoak gainera ha hablado usted señora quiroga

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera diana carolina urrea herrera
eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina hondarribiko alardean emakumeen parte hartzeari buruz urrea andrea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

hondarribian urkullu jauna garrasiek irainek plastiko beltzek kalean jarraitzen dutela ikusten dugu

kontra egiten dioten indarkeriaren adierazle uste al du urkullu lehendakariak

artean desfilatzeak emakumeei bermatzen diela beren

parte hartzeko bermatzea eskubidea eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea urrea andrea eusko jaurlaritzaren ustea eta eginkizuna ezaguna da alde batetik segurtasun sailaren bidez jaizkibel konpainiaren desfilea bermatzen du erabaki honekin berdintasuna sustatuz

batera emakunderen bidez berdintasunaren alde lanean dihardu sentsibilizazio kanpainak eta eginkizunak zabalduz lehendakari naizen aldetik

beste hainbat arlotan bezala elkarrizketa eta elkarlanaren bidez

zurea da hitza gogorarazi nahi dugu erakunde

babestea eta defendatzea urkullu jauna udalen erantzukizuna da

udalarena aldundiaren erantzukizuna da emakunderen erantzukizuna da arartekoaren erantzukizuna da eta gainerako erakunde guztien

baita jaurlaritzarena ere erakunde publiko orok eta hautetsi orok erakutsi behar du publikoki berdintasunaren aldeko konpromisoak eta

islatzen direlako berdintasunaren alde urrats irmoa egiteko garaia da beraz plastiko beltzak desagerrarazteko ordua da

normaltasunez eman dadin benetan gobernu honek

bere konpromiso sakona eta garbia erakutsi nahi badu aukera ezin hobea du legez besteko

batzuk eskatuz eta bestelako arazorik gabe onartu daitezkeenak lehenengoa legebiltzarrak bere babesa adierazten die irungo eta

gizon emakumeen arteko lau barra bi mila bost berdintasuna betetzeko eta gizarte justuago eta parekideago batean aurrera egiteko

legebiltzarrak eusko jaurlaritzaren barne sailari eskatzen dio hondarribiako alardearen ospakizunean plastiko beltzak kentzea urkullu jauna guretzat eta emakume bezala esaten dizut guretzat ez da nahikoa emakundek bere babesa eskaintzea eta adierazpen positiboa

alarde parekideen inguruan funtsezkoa da emakunderen lana laguntzea eusko jaurlaritzaren babes instituzionalarekin joan zaitez

zuk diozun moduan gobernu honek berdintasunaren

pueden hacerlo eskerrik asko urrea andrea lehendakari jauna zurea da hitza

izan beharko genukeela berdintasunarekiko konpromisoa eta guztiz bat nator guztiz bat nator eta aipatu egin duzu bi legez besteko proposamenak direla aurkeztuak non batean planteatzen den konpromisoa eta beste batean planteatzen da

adierazpen askatasunaren aurka joango litzatekeen

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamargarren puntua galdera cristina ruiz bujedo euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina
genero indarkeriako kasuei eta eraso sexistei buruz

eskerrik asko ruiz anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

las políticas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna